presidente andrea maneiro jauna nire lehenagoko agerraldietan aipatu dudanez gobernu hau

sail hau ez dabil oraindik inolako curriculumik idazten momentuz ez dago zuk aipatzen duzun

ideologikoari bultzada emango dion testu berririk se equivoca usted

lehen urratsak ematen ari da lehen urratsak ematen ari gara

hastapenetan ari gara baina ez gabiltza lan horretan gure kabuz

horretan gabiltza oraindik hasi berriak gara lehen urratsak eman besterik ez dugu egin

adostasunaren bila gabiltza eta adostasunaren bila jardungo dugu

gure helburua eta horrela jarraitzen dugu eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

gure helburua bikaintasunerantz eman beharreko pausuak ematea da eta ez adoktrinamendu ideologikoa bultzatzea kalitatea gero eta altuagoa izango duen hezkuntza sistemaren alde

zutabe sendoak dituen hezkuntza sistema nahi dugu eta elkarrekin erabakitako kultura pedagogikoaren aldeko pausoak eman eskerrik asko
uriarte andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak

hezkuntza eraiki lelopean adostutakoari buruz arrondo andrea

madrilgo kongresuan lomceri aurkeztutako emendakinak aztertu dituzte eta urriaren hamarean legea bozkatuko da eta horrela

ezartzeko bidean beste pauso bat emango dute bitartean euskal herriko hezkuntza eragileek argi adierazi dute

erreformarekiko aurkakotasuna zentralizatzailea adoktrinatzailea

atzerakoia segregatzailea eta elitista den lege hau bertan behera uztea

eta inola ere ez ez dute onartzen euskal herrian inposa dadin

hauei guztiei aurre egiteko inolako inposaketa eta kanpo injerentziarik gabe euskal herriak behar duen edo euskal herrian behar eta nahi dugun

horregatik guztiagatik urriaren hamabirako manifestazioa deitu dute jende artearen gehiengo zabalak ozen adierazi dezan batetik

inolaz ere onartuko eta bestetik gure hezkuntza eredua eraikitzeko konpromiso irmoa adierazteko horren ondorioz horregatik galdetzen dioguna hezkuntza

bat egiten du urriaren hamabostean bilbon egingo den manifestazioarekin eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andreak dauka hitza presidente andrea

argi dago aurka gaude behin eta berriz esan dut esan dugu behin eta berriz

aurkako iritzi argia hainbat eta hainbat bider

lehendakariak nik neu eta hainbat arrazoi eta argudio zabaldu ditugu lomceren aurka behin baino gehiagotan ez hori bakarrik

gaur hainbat aldiz aipatu dudan bezala lomceri aurre egiteko hezkuntza

lan egiten ari gara ez gaude besoak gurutzatuta

urriaren hamabian ospatuko den manifestazioarekin bat egiten dudan galdetzen didazu nik jarrera guztiak errespetatzen ditut

inposatu nahi duten lege atzerakoi baten aurka jendea kaleratzea eta beraien

baina arrondo andrea gobernu honek bere bidetik jarraitu behar du esfortzuarekin ardurarekin eta zuhurtziaz lan egiten jarraituko dugu
orain arte egin izan dugun bezala eskerrik asko uriarte andrea arrondo andrea zurea da hitza

zuhurtziaz lanean jarraituko duzuela irmo jarraituko duzuela egongo zaretela bilbon ez zaretela egongo ez zait oso argi gelditu

defentsa egiteko beraiekin komunitate horrekin elkar lanean eta beraiekin

hezkuntza eragileak gauza izan dira adostasun zabala lortzeko adostasuna lomceri ez esateko ozen esateko euskal herrian

ez aplikatzeko hemen eta azkenik hemengo hezkuntza sistema eraikitzen jarraitzeko hezkuntzako eragileek egindako bide horretara

ginateke zinateke gure ustez hezkuntzako goi mailako arduraduna zaren heinean eta gure hezkuntza sistema eraiki eta madriletik datozen erasoei aurre egiteko aukera ezin hobea ikusten dugu

manifestazioan eta guk horrela ikusten dugu eta hezkuntza sailburua bertan egotea ere horrela ikusiko genuke baina egia da hamabian ez da ezer amaitzen hasi egiten da bide bat eta hor dugu erronka nagusiena zer egiteko prest gauden zauden lomceri aurre egiteko aipatu duzu plan pedagogikoa curriculumaren inguruan aukera izango dugu eztabaidatzeko hamalauan hezkuntzako batzordean ea hori izan daitekeen bide bat

edo ez den susmoa dugu horri baino askoz gehiago behar izango dugula lomceri aurre egiteko eta prest egon beharko ginatekeela bide hori elkarrekin egiteko eta aprobetxatzen dut ere esateko eragileak aipatu dituzu oraingo honetan ere plan pedagogikoaren inguruan eta goizean zehar

litzaiguke eragile guztiekin egotea guztiekin ikasle eta irakasleak barne eskerrik asko
arrondo andrea eta erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

arrondo andrea lehen esan dizudan esan bezala

azaldu dudan bezala lomceri aurre egiteko hezkuntzako marko pedagogikoaren plangintzan lan egiten ari gara

hiru hamarkada luzeetan goraipatzeko modukoa da eta egindako lanaz harro sentitzen gara eta jarraituko dugu bide horretatik kalitatezko hezkuntza sistema dugu

gure sistema hobetzeko bermatzeko eta babesteko esfortzua

gure interesak eta beharrak zeintzuk diren jakiteko ez dugu kanpoko inoren beharrik hori garbi dago

ez dugu behar eta ez dugu nahi udaberrian konkretuki maiatzaren hogeita bederatzian hezkuntza arloko eragileak bilera batera deitu genituen

eta bertan adostu genuen lege atzerakoi honen aurrean

eta bide horretan lanean jarraitzen dugu honetan ere

defendatzaileak gara gehitzen saiatzen gara inor albo batera utzi gabe gure helburua hezkuntza akordio egonkorra delako beraz

lomceri ez denok batera esan behar dugu ozen eta tinko baina

gehitzeko eta hobetzeko asmoz eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

segurtasunaren eta larrialdien kudeaketa graduaren jarraipenari buruz unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko eguerdi on guztioi

eskerrik asko presidente andrea señor unzalu

unzalu jauna eta erantzuteko beltrán de heredia andereak dauka hitza

especialistas eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

hogeita bigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina
berrordainketa berriaren aurrean osasun sailak dituen asmoei buruz ubera anderea zurea da hitza egun on guztioi
eguerdi on irailaren hemeretzian estatuko aldizkari

espainiako gobernuak hartutako beste neurri bat

berrordainketa edo beste era batetara esanda osasun sistema publikoaren aurkako bigarren

neurri hau bigarren berrordainketa hau misil hau urriak batean jarri behar zen indarrean baina badirudi lotan zeuden erkidego autonomo desberdinak esnatzen hasiak direla

madrileko gobernuaren aurrean planto egin dutela eta horren aurrean badirudi

egin duela edo behintzat indarrean ez duela oraindik sartu hori da medioen bidez jakin izan duguna sailburuak gero

oraingoan gainera bereziki osasun sistemaren erabiltzaile ahulenak alegia gaixo kronikoak erasotzen ditu misil honek

berrordainketa ezarriko zaien botika hauek denbora luzatzen diren tratamenduetarako dira oso zailak tratatzekoak diren gaixotasunei begirakoak dira eta

dutenak gaixotasunaren eboluzioan edo inboluzioan eta ondorioz bai gaixoaren zein familiaren bizitza kalitatean ikaragarrizko eragina daukate guztiz baldintzatzen dute bai beraien bizitza pertsonalaren

gogoratu behar da zein gaixotasunez ari garen minbizia

gaixotasunez ari gara beraz gazteleraz esaten den bezala casi nada atzo

ari garela esan genezake ez naiz sartuko edo ez naiz ausartzen esatera zein den

erasokorragoa lehenengo berrordainketa edo bigarren hau baina garbi daukagu

hartuta bonba nuklear baten eraso nuklear baten

pertsonen osasun eskubideari eta osasun sistema publiko unibertsal ekitatibo eta kalitatezkoari gerra estrategia garbia rajoyrena korte neoliberal eta

osasuna negozio bilakatzea helburu duena eta osasuna atzo esan genuen bezala norabide zehatz batetan jartzen duena eta garbi ikusten da ez dagoela inprobisasiorik dena oso

aldetik osasun sistema publikoa unibertsal ekitatiboa eta kalitatezkoa deseustatzea badirudi rajoy eta bere taldeak ez dutela beste zer eginik aspertuak daudela eta zer asmatuko

eskubideen aurkako etengabeko erasoan aritzea administrazioaren sistema publiko hori babes sistema

interes konkretu eta gutxi batzuen interesen mesedetan baina galdera da eta gaurko galdera da

zer egingo duzue darpón jauna rajoyk markaturiko bidea jarraituko duzue orain arte ikusi dugu lehenengo berrordainketan hala

saiatu zarete nolabait makilatzen baina garbi dago bide hori jarraitu duzuela egia da bigarren berrordainketa honen inguruan komunikabideen bidez zure adierazpenak entzuteko aukera izan dugula eta behin eta berriro aipatu duzu

ez duzuela aplikatuko neurri juridikoak habian jarriko dituzuela epaitegietara joko duzuela

epaitegietara joan ostean emaitza ez baldin bada positiboa zer egin behar duzue aurreko berrordainketa bezala aplikatuko duzue edo indargabetuko duzue agian beste gisako neurriak erabiliz gure interpelazioa

tramitatua zegoenean ikusi dugu korrika eta presaka legezbesteko bat sartu duzuela bertan madrileko gobernuari exigituz bertan behera usteko neurri hau

neurri hau baina bertan ez duzue esaten zuek urkulluren gobernuak zertarako dagoen prest

baina eusko jaurlaritzak zer egingo du berrordainketa onen kasuan

aldera komenigarria ikusi dugu berrordainketa berri honen aurrean

ea zer egingo duzuen eaen ez aplikatzeko

botikei ezarriko zaien berrordainketa eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea eta erantzuteko

presidente andrea legebiltzarkideok ubera andrea

a esta petición euskadin ez dugu ospitaleko farmazietan kopagorik ezarriko ez gatoz bat osasun ministerioarekin

habrá podido insinuar gobernu honek injustutzat hartzen duen neurri baten aurka jarri da argi eta irmo neurri hau gure eskumenen eremuan sartu da

ekitatearen printzipioari erasotzen dio eta printzipio hori oinarrizko balorea da gure osasun publikoko

inorekin adostu sailburuak ez genuen

ezarpena oso garestia izango litzateke beraz euskadin ez da martxan jarriko una prueba clara

hemendik aurrera ere eskerrik asko darpón jauna jarraian ubera andreak dauka hitza

irizpide ekonomikoaren baitan ere honek ez duela inolako zentsurik eta logikarik baina guri iruditzen zaigu irizpide ekonomikoetatik

beste irizpide askoz ere garrantzitsuagoak daudela hainbestetan aipatzen diren eta gaur ere aipatu dituzun unibertsaltasun eta berdintasun

sistema gaur ere argi agertu duzu zuen desadostasuna

argi geratu zaigu ere momentu honetan zer neurri

baina gure galdera da eta neurri horiek bai juridiko eta epaitegietarako neurri horiek emaitza positiboa ez baldin badute ematen zein izango da gobernu honen borondatea

egitasmo izango ditu berrordainketa hau ez aplikatzeko eta aldi berean berrordainketa honekin agertzen duen tinkotasun hori ba esan behar dugu ere faltan bota dugula aurreko berrordainketarekin

ikaragarrizko erasoa erasoa egiten diotela osasun sistema babesari badakigu erabaki zailak direla

erabakiak hartzea ez dela erraza baina behin eta berriro esan dugu guk ez daukagu inolako arazorik legebiltzar honetan

emateko eta falta egiten diren gune guztietan elkarrekin eskutik jokatzeko bai berrordainketa honi zein besteari aurre egiteko

garbi daukagulako momentua delako eskubideen aurkako gure osasun sistema publikoaren aurka doazen

eta hor planto egiteko eta behar diren neurri guztiak

gaude eta guk garbi daukagu bidegurutze eta inflexio puntu honetan lehentasunezkoa dela herritarren eskubideak defendatzea gure herriaren erabakitze gaitasuna daukaguna konpetentzia ditugunak defendatzea

printzipioak defendatzea kolektibo guztiak hasi ahulenetatik eta gainerakoak

azkenean gure ongizate estatua defendatzeko eta gure etorkizuna defendatzeko ze

bainan non bukatuko dugun hori da ez dakiguna horregatik berriro ere eskatu nahi dizugu

eskua ere luzatzen dugu berrordainketa bat bera ere aplikatzeko estrategia bat diseinatzeko goazen guztion artean elkartasunean eta eskubideetan oinarritutako plangintza bat estrategia bat diseinatzera gure sistema babesteaz gain gure eskumenak defendatzeko eta errespetatuak izan daitezen iruditzen zait bide horretan aukerak eduki baditugula

ditzakegu tresna juridikoak politikoak konpentsatorioakhor daukagu ere kontzertua

soil bat kontzertuan baditu

badagoela jorratzeko aukerarik madriletik datozkigun eraso hauei aurre egiteko

legeak zertarako daude ez baldin badira herritarron eskubideak defendatzeko herritarren eskubideak defendatzen ez dituzten eskubideak gure ustez soberan daude

honekin bukatzen dugu jarraituko dugu gaiaz hitz egiten eta beno guk argi daukagu gai honek

tinkotasun handia eskatzen duela benetan esku artean daukagun erronka handia

jaurlaritzak erakusten duen tinkotasuna esaterako

gai honetan erakutsi behar duela bai kopago hospitalarioari dagokionean

biak ala biak eskerrik asko ubera andrea eta amaitzeko darpón jaunak dauka hitza

hori ukatu ezina da oso ondo

gracias señora presidenta egun on guztioi sailburuok legebiltzarkideok

en esta cámara nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea erantzuteko

presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on berriro señora garrido

jaurlaritzak arabako unibertsitate ospitaleko plan funtzionala prestatu eta aurkeztuko du baita bertan egindako aldaketa guztiak ere eta hori gainera zuei egokia iruditzen zaizuen guztietan egin nahi du

difieren de lo planteado eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko zuri darpón jauna gai zerrendako hogeitalaugarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina legezko bizileku baimenik gabeko pertsonen osasunerako eskubideari buruz

erantzuteko txandan darpón jauna dauka hitza

de estas personas ez dakit nondik ateratzen dituzu zure konklusioak

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

eskerrik asko roncal andrea eta amaitzeko darpon jauna dauka hitza

udalek uraren kudeaketaren pribatizazioa eragozteko lege aldaketei buruz lópez de ocariz andrea

eskerri asko lópez de ocariz andrea eta erantzuteko oregi andreak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea jarraian lópez de ocariz andreak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda agortuta osoko bilkura